egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu egun on gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eratzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda ekimena aurkeztu eta aldezteko maeztu jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea egun on legebiltzarkide

eztabaidan sartu baino lehen esan behar dut legez besteko proposamen

testu hori baina momentu batetik bestera bananduko da testu hori

herri txikietan langintza sotiletan mundua irauli dezake

dugunik baizik eta gaur herri

txiki honetan gauzak aldatzen hasteko urrats txiki bat eman dezakegula

hainbat pertsonentzako eta hainbat enpresentzako klabe den sektore batean alegia energia elektrikoaren sektorean estatu mailan

aurrean bi gauza egin ahal genituen besoak gurutzatuta geratu eta kritikatu kritikatzeko moduko neurriak direlako edo saiatzen gure eskuetan dauzkagun tresnekin

aldatzen bigarren klabe horretan bigarren asmo horrekin sartu genuen sartutako legez besteko proposamena

argi utzi gura dugu zeintzuk diren gure asmoak ekimen honekin energia elektrikoaren ereduaren inguruan lantalde bat eskatzerakoan

nahi duguna da gaur existitzen den eredu energetikoa goitik behera aldatzea eta nahi dugu hasi aldaketa hori eredu elektrikotik

zentralismo politikoa estatu espainolak nahi dituelako

edukitzea zentralismoa ekoizpenean oligopolio osatzen duten bost enpresetako bideratuta dagoen ekoizpena endesa iberdrola gas natural fenosa hc energía

enpresak zentralismoa ere energiaren garraioan

monopolioarekin eta zentralismoa elektrizitatea merkaturatzeko orduan kasu honetan ere oligopolioa osatzen duten lehen aipatutako bost enpresen mesedetarako kasu honetan ere beraz ezagutzen gaituzuenez

edukiko duzue nahi duguna dela zentralismo horrekin apurtzea baina ez soilik burujabetza ikuspuntu batetik nahiz eta alde honetatik ere aldatzea nahi dugun eredu hori baizik eta

eredu zentralista horrek dakartzan ondorioak jasanezinak direlako

zentralismo horrek askotan sekretismoa ere dakarrelako

herritarrek daukaten informazioa faktura elektrikoaren inguruan oso urria delako eta daukatena gainera ez dute zuzenean erakunde publikoetatik lortzen

lehen esan dudan bezala gaur egungo eredua definitzerako orduan zentralismoa baldin bada hitz klabea guretzako

energia berriztagarriak eta ekoizpen banatua dira zentralismo

era banatu batean ekoizten eta ekoizpena ahalik eta gehien kontsumora hurbiltzen erregai fosiletan oinarritzen den eredu jasanezina gainditzeko alternatiba bakarra delako ez dakit lantaldearen lana bukatzerakoan gure helburuak

ikusteke dago hori baina behintzat lortzen badugu herritarrei

oro har gai honetaz informazio gehiago helaraztea helburu txiki hori lortuko bagenuke behintzat pozik egongo ginateke

y todas eta horrek jendeak jakin egin behar du berdin dela argindarra gehiago edo gutxiago kontsumitzea

bere fakturetan erabaki politikoak direla eta beti koste fijo batzuk ordainduko dietela enpresa konkretu batzuei beraz gauza guzti horiek eta beste hainbat ustelkeria argira ateratzeko lortzen badugu

lortuko genuke behintzat nahiz eta lehen esan dudan bezalaxe gure helburu nagusiena

ekoizpen banatuan oinarritzen den eredu elektrikoa lortzea den

gaur lantaldea eratzeari bai bozkatuko dugunok ez ditugula helburu berdinak edo abiadura berdinak konpartitzen gai honetan baina tira gaur behintzat adostasuna baldin badago urrats bat da eta badakizue galeanok zer esaten zuen

tokitan dago haratago bi urrats egin eta lekutan dakuzagu

ibiltzeko alegia gaur gai honetan ibiltzen hasten gara non bukatuko dugu ikusteke dago gaur lantalde honi bai esaten diogunen artean ikusiko dugu eta lantaldean parte hartuko

ikusiko dugu nora heltzen garen besterik ez eskerrik asko maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz rojo andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den iturmendi andreak dauka hitza

zure baimenarekin presidente andrea egun on guztioi brevemente

ponentziaren beharra aurkeztu digute eta adierazi

ponentzian debatitu beharko genukeena eta bere posizioak bere emendakinak aurkezten zituen eta gaur horren berri eman digu y sin embargo el pp nos

gai garrantzitsuak ditu aztertzeko eta uste dugu komisio

garapen ekonomiko eta lehiakortasun komisioa

leku ona dela dekretu berriak

gai honi konkretuki kalte handia egiten dutenak eta baita ere konkretuki euskal industriari kalte

ekoizpen deszentralizatua aurrera eramateko beharrezkoak diren hainbat gai daude aztertzekoak eta bultzatzekoak eta guztion

garraiorako sare indartsuak eta interkonektatuak behar ditugu

beraz uste dut garrantzitsua izango dela zein izango diren dugun helburu honetarako inbertsioak edo

lehenetsi behar diren guztion artean adostea eusko jaurlaritzak plan bat

babestu zena planak jarraituko du eta uste dut

aztertu jarraitu eta hobetzeko aukera izango dugula ponentzia bat debatitzeko tokia da baina baita desadostasunak bilatzeko

hori izango da ponentzia horretan izango dugun jarrera hau da adostasunak ahalik eta gehien

eskerrik asko berriro ere presidente andrea

taldeari euren aldeko jarrera soilik animatzeko bai maneiro jauna parte hartzeko lantalde honetan

taldeari parte hartzeko lantalde horretan argi dago zeintzuk diren gure artean dauden diferentziak gai honetan baina azken finean

saiatzen gara lantalde bat eratzen guretzako guztiz beharrezkoa den gai batean

besterik ez eta azkenik maneiro jaunari lehen esan dudan bezalaxe animatzea lantalde honetan parte hartzeko bat egiten dugu berak

diagnostikoarekin bat diferentzian nabarmena da ere

plan estrategiko nazional bat aldarrikatzen du guk ere baina seguraski bera nazionalitza horren barruan sartzen duen lurraldea eta guk sartzen duguna ez da berdina baina tira

beste kontzeptuetan uste dut bat egin ahal dugula besterik ez eskerrik asko maeztu jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

ez du hitz egin behar maneiro jaunak euskal talde popularreko ordezkariak iturmendi andrea

euzko abertzaleak ez du hitzik hartuko eztabaida amaituta

eh bildu taldeak eta euskal talde sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den

eskerrik asko presidente anderea consejero

eskerrik asko sarasua andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

eh bildu taldearen ordezkaria den blanco anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkide

horretaz aparte puntu honetan pobreziaren eta gizarte

kontrako plan bati buruz eztabaidatzen ari gara egia da zerbitzu sozialen legeak hitz egiten duela eusko

plan bereziak egiteko duen aukeraz egoeraren araberako ekintzak behar dituzten udalerri eta eskualdeetan uste duzue

plan hori behar duen eskualderik edo udalerririk eh bildu ez dator bat planteamendu horrekin honako arrazoi

en base a las necesidades egia esateko guk ez dugu uste plan bat sortzea jarraitu beharreko bidea denik haur

dauzka gizarte babeserako sistema publikoa garatzeko eta ildo horretan

azken urte hauetan pobrezia eta gizarte bazterketaren inguruan egindako murrizketak bertan behera utziko balira gizarte babeserako sistema hobea edukiko genuke adibidez lópezen gobernuak

zazpiko murrizketa mantentzen da eta baita baldintzetan ezarritako murrizketak ere hiru urtez erroldatuta egotea eta abar

larrialdietarako laguntzarako dirua ez da heldu eta udal askok jarri behar izan dituzte euren errekurtsoak

ez dute planik behar neurri eraginkorrak eskubide unibertsaltasuna eta inklusio soziala lortzeko tresnak daude eta gobernuaren

propuesta que decía legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio pobrezia eta gizarte bazterketen arloan jaurlaritzak azken urte hauetan egindako murrizketa oro errefusatzea

konpromisoa hartzea gure proposamena ez da onartu nahi ez delako murrizketak egon direla

edo konpondu nahi ez delako mila esker eskerrik asko blanco andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea

den bezala pobreziari buruz hitz egiten dugu gai honi buruz hitz egin genuen orain dela bi aste gutxi gorabehera batzorde batean eta akordio batera heldu ginen momentu honetan ere

eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu legebiltzarkideok

gaur eztabaidatzen dugun pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako plan bereziari buruzko legez besteko proposamena orain dela nahiko martxoan hain zuzen ere aurkeztu zuen sarasua andreak berak ere azaldu duenez

ekimenaren zihoak gizarte zerbitzuei buruzko hamabi

aipatzen ditu eskatzen duenaren euskarri euzko abertzaleak taldearentzat

egindako aipamena oso garrantzitsua da euskadiko gizarte babeserako sistema aurrerakoia eta onaren adierazgarri nabarmena delako

sarritan esan dugun bezala gehiengo handiz onartu genituen legebiltzarrean bi mila zortziko abenduan gizarte zerbitzuen eta gizarterako eta diru sarrerak

gure ustetan lege horrek dira pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurka lan egiteko ditugun tresnarik aproposenak eta eraginkorrenak

egon badagoela jendea txarto pasatzen ari dela babes sistema kanpo gelditu dena eta ezin da ukatu

herri edota eskualdeak non krisiak oso gogor jo duen eta gorriak pasatzen ari direla eta hemen adibidez momentu honetan fagorreko

eragindako arazoa daukagu eta sarasua andreak berak

hemen irakurriko euzko abertzaleak taldearentzat alderdi sozialistak eskatzen duen plana

administrazio maila desberdinen inplikazio guztiz beharrezkoa da gizarte eragileekin

eta horregatik aurkeztu genuen zuzenketa eta

ondoren azalduko ditudan pausuak jarraitu beharko lituzke ondo identifikatu eta lehentasuna eman

dituzten eskualdeei jarduera plan integralak garatzeko honela

zehatza eginik eskualde bakoitzaren beharrak kontutan edukiz arazo larrienak dituztenetan interbentzio integralak martxan jartzea berehala

diagnosiaz gain garatu behar diren neurri zehatzak batu beharko ditu planak zein erakundeen kontrolpean geldituko diren

gobernu kontseiluak onartu ondoren enplegu gizarte politika eta etxebizitzako batzordera ekarriko da

akordio bat lortzea talde ezberdinekin azken batean denok ardura berdina dugulako gai honen inguruan eta helburu nagusia egoera larrian dauden eskualdeetan neurri zehatzak martxan jartzea delako

irten daitezen erakunde ezberdinek egingo duten planaren arabera besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi
andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den sarasua andrea dauka hitza

eskerrik asko sarasua andrea mistoa upydk maneiro jauna ez

ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea ez nintzan bajatu behar baina azken

blanco andrea beharrezko iruditu zait

guk uste beharrezkoa dela guztion laguntzarekin eta erakunde ezberdinak bai udalak ere zeren azken batean eurak dira zuzenean hartu eman eta

beraz guk uste akordioa ona dela

planak bere ondorioak edukiko dituela espero dugu lehenbailehen izan daitezela eta onerako ere bai beraz zuen baiezko botoa eskatzen dugu besterik ez
eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaitu dugunez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

berrogeita hamabi abstentzioak hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua euskal

alderdi popularraren aurka haren donostiako egoitzan izan ziren larderia intolerantzia eta indarkeriazko ekintzak gaitzesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularreko

eskerrik asko sémper jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den urizar jaunak dauka hitza

hitz larriak erabiltzen dituzu estrukturatu egiten duzu zure azalpena seriotasun kutsu bat eman nahiaz

arabera zure helburua hau hona ekartzearekin zuen donostiako egoitzan jasan duzuen erasoa salatzea zen eta bertako langile eta kideen aldeko kezka

ondo adierazi duzu baina jakin ere badakizu ezta urrutitik ere ez dela izan

zuen gipuzkoako kide batek onartu zuen bezala edo esan zuen bezala

kartel pare bat eta pegatina batzuetatik askoz haratago joan atzo bertan urruti gabe

benetan zure helburu nagusia gai hau hona ekartze orduan

kamera eta mikrofono aurrean jartzen zaren bakoitzean hain ondo egiten duzun papera betetzea benetan esaten dizut zure eta zure taldearen helburua ganbara hau

behin eta berriz iskanbila sortuz argudioak ez daudenean nahasmenetik ea

atera ahalko duzuen zain eta bai onartu behar dizut ondo egiten duzuela oso ondo eta noizbait guk ere

baina argi esan guk proposamenak eta proposamenei buruz hitz egitera

argudioekin beraz ez duzue gurekin laguntzarik izango etorkizunean zirkoa muntatzea nahi baduzue eta joan nadin harira behingoz argi izan eh bilduk argi eta garbi adierazten duela

proiektu politiko guztiek daukatela beraien

helburuetarako heltzeko eskubidea eta demokrazian oinarriturik eskubide demokratikoetan oinarriturik

bermatu behar zaiela eta beraz ez da gure hautua sekula izango eskubide horren kontra

mehatxu batekin ere ez bat egiten ez dugula inorentzat nahi

mehatxuak alde batera doazela baina agian guk jasotzen ditugunak jarri beharko genituzke bata bestearen parean eta ikusiko genuke nork jasotzen dituen gehiago

guztien errespetuan oinarritua dagoela eta beraz eskubide horiek

ororekin bat egiten eta egingo dugula ororekin alde batekoa edo bestekoa edo hirugarrenekoa izanda ere eh bilduk euskal herriak bizi duen etapa berrian eragile aktiboa izateko

bake eta normalizazio politikoen aldeko eragile aktiboa ez gara gu

edo ezer babestuko prozesua blokeatuko dezakeenik

askatasun eta segurtasun eskubidearen alde egiten duzu aurkeztu duzuen legez besteko proposamenean

kontra adierazi zarete suposatzen dut

urriaren hogeita hamarean guardia zibilak eusko alkartasunaren bilboko egoitzara inongo baimenik gabe sartu zela bertako langileak mehatxu armatuz

eta horrela egonik egoitza miatu zuela

baina gaur bertan ernai gazte erakundeak

beraiek donostian daukaten egoitzaren aurrean kamera bat eta entzuketa dispositiboak aurkitu dituztela eta zalantzarik gabe

zure adierazpena kontutan izanda bat egingo duzu nirekin eraso hauek ere

askatasun eta segurtasun eskubidea urratu dira benetan espero dut zure erreplika txanda aprobetxatuko duzula

eraso hauek sentiberatasun eta irmotasun bereziarekin ere

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

legez besteko proposamen baten eskutik alderdi popularrak aurkeztua

bere garaian adierazpen instituzional baten eskutik ia momentu hartan gertatutakoari erantzunez hitzarmen bat

legez besteko proposamen batetan bihurtu du

batzuenak eta bestenak gai honen inguruan konkretuki

berdinean euskal herriko kaleetan eta hainbat egoitzetan antzeko gauzak gertatu ziren

geunden edo gaude antzeko gertaerak

izateaz eta ematen diogu duen inportantzia eta garrantzia zergatik berdin egun berean amurrioko batzokian edo donostiako matia kalean

pnv errudun zegoen margotuta pareta guztietan pnv errudun itzulita culpable

orduan nik ulertzen dut alderdi popularrak esaten duena nola ez

beste bat nola ez larriagoa da indarkeriaren erabilera iragan hurbilean zoritxarrez herri honetan izan duguna baina orain badago fase bat non zaharra dena edo ohitura zaharrak

eta berriak izan behar dutenak ez dira benetan sortzen edo hedatzen

hor daukagula muga bat eta nik uste dut hor guk ekarpen bat

honetatik eta debate honek eskaintzen digu aukera zertarako besteak beste garbi dago herritarrek ere badituztela ditugula guztiok ba bai adierazpen askatasuna eta baita manifestatzeko askatasuna ere eta baita ere

dituztela beste eskubide batzuk eta eskubide horiek ere zaindu eta bermatu egin behar direla eta horregatik legez besteko proposamen honen aurrean hitzarmen modura edo akordio bezala

horixe azpimarratu nahi dugu azkenean mehatxuak

mehatxuek iragana izan behar dutela jendea eta egoitzak errespetatuak izan behar direla egoitzetan momentu horietan

eta baita ere aldi berean alderdi politiko horrekin

bere pentsamendua edo bere botoa edo bere sinpatia binkulatuta sentitzen duten guztiei ere errespetu bat zor zaiela horregatik

lehen guk gure protestak egoitza horren aurrean egiten genituen eta nola egiten zenituen ba orduan koktela botatzen zen edo erre egiten zen

ba beste zerbait leunagoa ez ez egin behar duzuna da

eta pertsona horiek eta hor dagoen ideologia hori errespetatu eta nik uste dut hor badagoela bide bat demagun ez dela luzea izango

eskutik eta legez besteko proposamen honen eskutik behintzat pentsatzen dugu urrats bat ematen dugula norabide zuzenean horregatik sinatu dugu

ez dugun izaten hemendik aurrera beraz ondorioz

eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda da mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

pertsonak jendea esan duzu pertsonak errespetatuak izan behar direla batez ere badakizu

joango nintzatekeela ez bakarrik kontrakoa ez pertsona bakarrik ez

osotasun guztian eta hori dela gure konpromisoa gero

hor akordiorik egitea alderdi popularrak

eta egoitzetan egoitzen aurrean izan behar den errespetuaren inguruan

beno ba behin eta berriz herri honetan agian identifikatzen dugu gatazka politikoaren inguruan

baina egoitzen aurrean eta alderdi eragile politikoen

beste motatako protestak ere sortzen ari dira eta agian sortuko dira gizarteak larritasuna horrela ere adierazten duelako

eta horiek ere ari gara ikusten hori ere errespetua

beraiekiko errespeturik ez dagoela eta hori horrela da gizartearen erantzun mota bat ere hori da

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

azaldu nahi nituzke alderdi popularraren hasierako testuari emendakin bat aurkeztu genion hain zuzen ere lehendakaritza honetatik

izenean irakurtzeko moduko testu bat ba orain dela aste batzuk mahai gainean jarri zelako

gure osoko emendakina atzotik

nik saiakera bat egin nuen proposatzailearekin

gaur goizean alderdi popularrari eman diodan bi puntuko testua berdin berdina helarazi diot eusko alkartasunako presidente den eh bilduko parlamentari urizar jaunari

pentsatuz aurreko iragan hurbileko debate eztabaida horretatik ba pausu bat emateko moduan egongo ginela

bi puntuak onargarriak ziren eta dira talde guztientzat

nire uste apalean zer gertatzen zaigu hemen dagoela

hitzen magia bat eta aldi berean ere diskurtsoen liturgia bat hemen

diskurtsoak egiteko edo sendotzeko iraganeko

non ote zegoen edo zer adierazpen egin ote zuen

eta garai berriak landu nahi baldin baditugu

zergatik garai berriei ekitea zaharkituta dauden jarrerekin

eta nik uste dut hitzen magia horretatik eta diskurtsoen liturgia horietatik aurrera begiratuta testu honek

baduela heldulekua ez bakarrik kondena hitza ez dagoelako baizik eta esaten delako kalean gerta daitezkeen

beti bakarrak izaten diren baina guk ez ditugu aipatzen publikoki ez dut esango astero astero baina bakarren batzuk nonbait kutxabanken

ez dakite eta antiguoko batzokira etortzen dira eta irphak eta stop desahucios eta gainontzekoak beno nik pentsatzen dut adierazpen askatasuna badagoela

eskubide osoa daukate baina gertatu dena ez

hori beste zerbait da horiek dira iraganeko portaerak

erreziklatu gabekoak eta hor bai bakoitzak daukala bere pedagogizazio lana egin beharra gu gure etxean eta bakoitza berean zuek zuenean horregatik

eskerrik asko egibar jauna eta amaitzeko mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

emandako botoak hirurogeita hamaika bai berrogeita hamar ez hogeita bat

laugarren puntua beste baterako utzi denez gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko

espainiako gobernuak defizita malgutzeko hartutako erabakiaren ondorioz jaurlaritzak izango duen baliabide ekonomiko gehigarriaren zertarakoari buruz